arratsalde on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu berriro ere

esne sektorearen liberalizazioak sortutako egoeraren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lazarobaster jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi azkeneko hilabeteetan esne sektoreak albiste dezente utzi dizkigu

sektorea egoera larrian dagoen seinalea da hori eta albisteen bitartez hori da jaso duguna

bertan behera geratu zen kuota sistema azkeneko hogeita hamar urteetan europako esne behien ekoizpena erregulatu duen

esan dezakegu europaren beste urrats bat izan dela ekoizpenak eta merkatua erregulatzeko tresna guztiak ezabatze bide horretan

dena merkatuaren esku uzten baita

burua erregulatzearen alde eginez europan esan dezakegu ehuneko hogei jaitsi dela esne ekoizleei esne litroko ordaintzen zaien prezioa eta

berriki bostehun milioi euro bideratu zituen abeltzainen egonezin eta

baretze aldera madrilgo gobernuak hirurehun eurotako

euro iragarri zuen galeretan dauden

bizkaia eta gipuzkoara etortzen baldin bagara hemen ere egoera oso kezkagarria da kuota desagerpenak beste makurraldi bat ekarri du baina arazoa

datorrena da jaurlaritzak azkeneko hogeita hamar urteetan bide bakar bat bat bakarra marraztu du esne sektorearentzat ekoizpenari dagokionez

modernizatu inbertsioak egitera bideratu eta behi asko sartu dira

europa osoko daturik txarrena emateraino araba bizkaia

gipuzkoan dago europa osoan hektarea bakoitzeko

altuena esnearen transformazio eta merkaturatzeari dagokionez berriz proiektu bakar baten inguruan antolatu da sektore guztia

bide bakar horretan sartu ez direnak edo behin sartu eta gero hortik ateratzea

desertu bat aurkitu dute eta administraziotik trabak besterik ez zaizkie jarri

bide bakar hori hartu dutenak ere desagertzen ari direla eta desagertzen ari dira oso erritmo bizian

hemen grafiko honetan adierazten da azkeneko

araba bizkaia eta gipuzkoan esne ekoizleen kopurua nola etorri den txirristan goitik behera lerro urdinak

bezala eta lerro gorriak adierazten duena da ondorengo hamabost urteetan orain arteko tendentzian jarraituz gero

sektorerik gabe geratu gaitezkeela hau da hemengo errealitatea

azkeneko hamar urtetan hemen grafikoan ikusi ahal izan den bezala baina datuetara eramanda azken hamar urtetan

ehuneko hirurogeita hamazazpiak hirurogeita hamazazpia desagertu egin da ekoizleen bataz besteko zorpetze maila

mila bederatziehun eta hemezortzi eurotakoa da eta ganadu zama lehen aipatu dudana europa osoan dauden intentsiboenak dira araba bizkaia eta gipuzkoakoak hektarea bakoitzeko behi gehien

buru hektareako horren atzetik europan italia eta holanda egongo lirateke bat koma bost buru hektareako

datu hau arabak hobetu egiten duela eta dezente hobetzen du gipuzkoan adibidez badira hektareako bi hiru lau bost zortzi eta

burutik gora ere ezagutzen ditugu eta ganadu zama honek dakarrena da

kostu altuak etxeko larreak nahikoak ez dira eta behientzat jana kanpoan erosi beharra dago hortaz kanpo faktoreekiko menpekotasuna areagotu egiten da eta baserritarrak autonomiarik gabe

eta nola ez ingurumen arazoak ere nabarmen sortzen dira errealitatea hain gordina izanik

tapia andreak herenegun ekonomia batzordean esandakoak benetan lotsagarriak iruditzen

bere hitzetan alor profesionalizatua da erabat egokia eta ongi eginiko lanari esker eta

iruditzen zaizue errealitate hau ongi eginiko eskerrak dela jaurlaritzak

atsegin du estatu espainiarrarekin

hemen hain gaizki edo hemen hobeto gaudela esatea jaurlaritzak bere politikak justifikatu ahal izateko baina kasu honetan autokritikaren bat entzutea

eta baita seguru ere azkeneko hamar urteetan desagertu diren

ere eskertuko zuten tapiarena beraiekiko errespetu falta nabarmena dela

eta sektoreak etorkizuna izango balu bezala gainera neurri berriak planteatzen dira neurri berriak baina betiko norabidean eta tapia andreari galdetu ezkero zenbat ekoizle aurrikusten dituzu hemendik hamar urteetara bere erantzuna kristalezko bola bat beharko lukeela hori jakiteko hau da

baten erantzuna bestelako galdera batzuk ere luzatu genizkion adibidez

hemengo behiek edo araban ekoizten den zereala nongo behiek jaten dute edo hemen ekoizten den esnea non kontsumitzen da orain behi esnearekin gazta egiten hastea ez al dator hogeita hamar urteko atzerapenarekin

eta bere aldetik erantzunik ez baina ez da erantzuna erantzunik

ez hori da lotsa ematen diolako erantzunak eta benetako errealitatea

galdera horiek erantzutea errealitate horrek orain artekoaren autokritika eskatzen

eta errealitatea ezkutatzen du jaurlaritzak neurriak aurkeztuz eta sektoreak etorkizuna

orain dela denbora gutxi hemen legebiltzarrean bertan ipar euskal herriko eragile baten agerraldia izan genuen eta besteak beste adierazi zuten

nekazari gazte gehien instalatzen diren lekua edo eremua ipar euskal herria dela eta instalatzen diren gazteak esne sektorean

esnea transformatu eta merkaturatu egiten dutela hemen ordea

esnea transformatu eta saltzea baserritarrak berak salbuespena da

nola gipuzkoan aurreko gobernuak aurreko legealdiko gobernuak martxan jarri zuen gipuzkoan bailara desberdinetan esnea

egin duena izan da proiektu horiek geldiaraztea hor ikusten dugu berriro ere bide bakar horri jarraiki

sektorearen etorkizunerako eta bide horretatik ez dadila inor atera

legez besteko proposamen baten bidez aurkeztu dugu gure proposamena esne sektoreari begira

eta ez dator orain artekoa hankaz gora jartzera edo bertan behera ustera

ondorengo interbentzioren batetan esango duen bezala orain arteko bide bakar horretan

irekitzea da gure helburua bide desberdinak egon daitezen hortaz legez besteko horren

errekonbertsio plan integral bat martxan jartzea planteatzen dugu hemen ekoizten den esnea bertan kontsumitua izateko helburuarekin egiturazko

martxan jartzea ekoizleei produkzio kostuetatik gorako prezioak ordaintzeko industria eta banaketaren aldetik

esne ekoizleek kanpo menpekotasuna murriztu eta inguruko baliabideen naturaletara egokitzen laguntzeko desintentsifikaziorako

ekoizleei laguntza eta aholkularitza bideratuz transgenikorik gabeko esne ekoizpena eta beronen merkaturatze

ahalbidetzeko etiketa sustatzea esne ekoizpen ekologikoa sustatzea esne ekoizleek beraien esnea eraldatu eta beraien inguruetan merkaturatzea sustatzea ekoizleei esnea eraldatzen

ahal bezain azkar martxan jartzea eta esnea eraldatzeko gune kolektiboak

baserritarrek bertako esnea balioan jar dezaten ekoizpen eredu eraldaketa eta trazabilitatearen inguruko gardentasun guztia etiketatuan agertzea baita baserritarrek ordaindu behar duten prezioaz gain

baita herritarrek ordaindu behar duten prezioaz gain ekoizleari ordaindutakoa ere agertzea esne ekoizleek

esne ekoizle eta araba eta nafarroako nekazarien arteko lankidetza hitzarmenak sustatzea eta bukatzeko egungo

ekoizleei esnea bezalako produktu freskoa eta galkorraren ordainketa hogeita hamar egunen barruan egin dadin saltokietan esnea amu bezala erabili ez dadin eta ekoizpen justuetatik beherako prezioetan ez dadin guk planteatzen duguna da orain arte izan den bide bakar hori horretatik bide berriak abiatzea eta esan didate erdibideko bat adostua izan dela berriki nik oraindik ez dut irakurri beraz horren inguruko

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz
euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andrea zurea da hitza

lópez de ocariz anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno anderea zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bildu lazarobaster zurea da hitza

erdibidekoa irakurrita esan ez dugula babestuko hor jasotzen diren neurriek iruditzen zaigulako ez dutela

irekiko eta horixe da guk bilatzen duguna momentu hauetan lópez de ocariz

argi utzi duzu kiloak pertsonen aurretik jartzen dituzula eta ulertuko duzula pentsatzen dut edo

gaurko honetan eajri esateko gauza gehiegi ditut denbora pasatzeko

sistema hori ezabatzea bultzatu duen

fresno andrea esan jatorrizko testuarekin maila batean ados zaudetela baina sinatutakoa benetan motz geratzen dela eta

nolabait tellería jauna zure interbentzioaren erdia ere pasatu duzu europan zehar hara eta hona eta oso azaleko

bilatzen duena da sektorearen errealitatea benetan ezkutatzea eta horretarako erabiltzen dituzue

bata ingurukoak baino hobeto gaudela hemen eta bigarrena sektoreak jaurlaritzaren neurriak aintzat edo ontzat

zein gustuko duzuen inguruko miseriei begira egotea hemen hobeto gaudela baina kasu honetan gainera

izan ere baserritarrei ordaintzen zaien esne litroaren prezioa hartzen duzue kontutan eta nik esan beharrik ez dago baina etekinak kalkulatzeko sarrerei gastuak kendu

eta hemen europako ganadu zama altuena edukita produkzio kostu altuak edukita nik galdera konparatu dituzue inguruko produkzio kostuak gureekin eta bestea jaurlaritzaren neurriak sektoreak ontzat hartu dituela sektorean azkeneko hamarkadetan egon den sarraskiarekin markatutako bide bakarra hain garbia egonik eta hortik kanpora desertua eraginez iruditzen zaizu esne sektoreak baduela margenik nonbait jaurlaritzak onartutako

neurriekin ados ez egoteko esne likidoa

gazta egiten hasi behar da orain eusko labelen bitartez

zergatik ez duzue bidea zabaltzen baserritarrek beraiek esnea transformatu

beraiek merkaturatzeko nire bailaran ez dut

behi gaztarik aurkitzen eta planteamendua zergatik ez dator

bost edo hamar gazta desberdin egotera eta beste hainbeste

produktua da falta dena eta horretarako baserritarrek behar dituztenak dira tresnak transformazio zentro kolektiboak tresna bikaina da baserritarrak hasi daitezen urratsak ematen

transformatzeko baina ez duzue horrelakorik onartzen moztu egiten duzue zuen bide bakar horrekin jarraitzeko sektorea etengabeko

eta hemen herritarrei azaldu zaie hamarkada desberdinetan esne sektore indartsu bat daukagula hemengo kalitatea oso ona dela entzuten dira ere kilometro zero ehuneko ehun bertako bezalako terminoak

hobea eta errealitatea hortik oso urruti dago herritarrei azaldu beharko litzaieke benetako errealitatea zein den eta modu zintzo batetan gainera esne sektorea galbidean doala

badela ere amazonas desforestatuta brasiletik datorren soja transgenikoa badela ameriketako estatu batuetan ekoiztutako arto transgenikoa badela poloniako zereala araban ekoizten den

munduko merkatura doa hemendik pasatu ere egin gabe behiei desiragarria dena baino

hemen ekoiztutako esnea esne gehiena kanpora doala

datorrela eta abar luze bat herritarrei esan behar zaie lan asko dugula egiteko herri bezala esnesektorea berrantolatu nahi dugula bide berriak irekitzera goazela eta horretarako beraien konpromisoa ere eskatzen dugula

lerro horren zama eramanez hemen sektorearen salbatzaile aurpegiarekin agertzea eta bukatuko dut esaten gogora ekarri nahi nituzke

desagertu diren baserritarrak inor ez delako beraiekin gogoratzen

beraiei eta bestetik gaur goizean eta gaur iluntzean ere esneak jaitsi eta jaitsiko dituztenei animo eta eutsi goiari
eskerrik asko lazarobaster jauna euskal talde popularren ordezkari lopez de ocariz anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak fresno anderea zurea da hitza

andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko tellería jauna

botoetara jarriko dugu eh bilduren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogeita bat ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

funtzionarioei aparteko ordainsariaren ehuneko hogeita bosta ordaintzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

hauteskundeen atarian gauden honetan eta hazkunde ekonomikoa dagoelako diskurtsoaren harira

zerbitzu publikoen langileen lan baldintzen inguruan eta horien artean bi mila hamabiko aparteko ordainsaria itzultzeko atea ireki du

alderdi popularrak estatuan aparteko ordainsariak kentzea erabaki eta inposatu zuen orain beste arrazoi batzuk medio

erabaki du eta hau da errealitatea llanos andrea besterik ez zuk ere ondo azaldu duzu orain saldu behar da tokatzen da saltzea ekonomia ondo doala eta estatuan espainian ondo egiten ari zaretela eta testuinguru horretan kokatzen dugu guk gaur osoko bilkurara

asko izan da zerbitzu publikoetako langileei kendutakoa eta asko zerbitzu publikoei eta enpleguari egindako erasoa madrildik zein jaurlaritzatik bi mila hamabiko aparteko lansaria bai

behin baino gehiagotan esan dugu hemendik ere milaka lanpostu galdu dira adibide bat soilik ipiniko dut bi mila hamairu bi mila hamalauan jubilatu diren bi mila bostehun inguru pertsonen lanpostuak zuzenean amortizatu egin dira araba

galera eroste ahalmena ia ehuneko hogeia jaitsi da

dago horren artean ehuneko hori ateratzeko baina dago ere ehuneko bosteko murrizketa aurreko gobernuak estatuko gobernuak egindakoa eta hemen

urtez urte izoztuak izan diren soldaten ondorioz aterata ez dira hauek bakarrik izan hala eta guztiz beste batzuk egon dira ordezkapenak lehen egunetik ez betetzea gaixotasun bajen kasuan ere ez

handitu izana hezkuntzan adibidez irakasle ikasle ratioak nabarmen okerrera egin dute gero eta irakasle gutxiago ikasleko

zerbitzuak pribatizatzen ari dira eta zerrenda amaigabea

hau da duguna azken urteetan langile publikoak zigortuak izan dira eta zerbitzu publikoak ahuldu egin dira kalitatea galtzen ari da biak gainera lotura zuzena dute langile gutxiago egotea handiagoa izatea lansari txikiagoak gaixorik ipintzea ere ia debekatuta dagoenean ondorioa zerbitzuaren kaltetzea da

inposatu eta ezarri direnean jaurlaritzak beti esan du ezin duela besterik egin madrilek derrigortu egiten duela zuela eta ezinbestean bete egin behar zuela eta ez gatoz bat jaurlaritzak

burujabetza zerbitzu publikoak eta langile publikoak defendatu beharrean madrildik inposatutako murrizketa guztiak ezarri ditu

besterik egitea baina funtsean esan behar da bat datorrela murrizketekin eta hori dela arrazoietariko bat eta aitzakia ere bai

tarte honetan aipatutakoaz gain sektore publikoko negoziazio kolektiboa desagertu egin da azken akordioa bi mila hamarekoa izan zen

eta dekretazoen bidez eraman dira aurrera azken urteetan eta hori oso larria da eta badirudi oraingoan ere jaurlaritzak bide beretik jarraitzeko asmoa duela horren lekuko bi mila hamabiko aparteko lansariarekin eta

egin nahi duena kontuan hartzen badugu funtzio publikoko mahai orokorrean aurreko astean azaldutakoa behintzat eta baita jaurlaritzak publikoki esan duena kontutan hartzen baldin badugu iruditzen zaigu ez duela aldatzeko asmorik bi mila hamabiko aparteko lansarien ehuneko hogeita bosta esan du ez duela

eta bi mila hamaseian egingo duela baina ez du esan ere beste ehuneko berrogeita hamara noiz eta itzuliko duen edo

orain madrilek beste interes batzuengatik diru hori estatuko langileei itzultzea erabaki du eta jaurlaritzak ez du asmorik

alderantziz gertatzen da ez du arazorik bere erabakiak hartzeko orain bai hartzen ditu langileei zor zaiena ez ordaintzeko

baina bi mila hamabosteko soldaten igoerari buruz betiko lepotik burua ehuneko bata

negoziaziorik gabe berriro inposatua kontuan izan gabe aurretik galdutako erosmen ahalmena eta bestalde

errekuperatuko dela ondo baina neurri hori galdutako enplegua berreskuratzeko plangintza batekin etorri behar da

ez du eraginik izango ez da errekuperatuko benetan galdu dena neurri horrekin eta azken batean lehen aipatu bezala

alboratu egin du larria da jaurlaritza egiten ari dena sektore publikoko negoziazio kolektiboarekin eta hausnarketa eta azterketa honetatik dator guk aurkeztu dugun zuzenketa guk bi atal bereziki proposatzen genituen eta ditugu lehendabizi

eta horien artean bi mila hamabosteko aparteko lansaria dago eta gure zuzenketan proposatzen dugu

itzuli behar zaiela falta den ehuneko hirurogeita hamabosta ehuneko hogeita bosta orain esaten dugu gero

urtean eta hori egiteko epe bat ipintzen genuen guk gero erdibidekoan orain esan dudan bezala zehaztu duguna eta esaten genuen hori modu negoziatuan egin behar zela baina aipatu lehen langile publikoei lan eskubide asko kendu zaizkie urte hauetan eta gainera inoiz kendu behar ez zitzaienak izan dira eta bada garaia zerbitzu publikoak indartzeko galdutako enplegua berreskuratzeko eta langileei kendutakoa itzultzeko

kolektiboa abian ipini inposizioak alboratu eta jendarteak behar dituen kalitatezko zerbitzu publikoei beharrezkoak dituzten baliabideak eskaintzeko baina lehen esan dudan bezala badirudi orain ere jaurlaritzak beste bide bat hartu duela justua eta

ez dena gure ikuspuntutik aurrekontuak aurkeztu ditu aurreko egunean publikoki kontuan izan gabe zerbitzu publikoen beharrak eta bertan lan egiten dutenen eskariak

larriagoa dena inolako negoziaziorik gabe eta inolako saiakerarik gabe negoziaziorako bilera bat deitu izan da langileen ordezkariekin

inposatuko denaren berri emateko hitz egiten ari garen guztiak esan bezala gainera zerikusia dauka

benetan borondatea egongo balitz egoera hau itzultzeko

zorraren ordainketaren aurretik edo beste exijentzia batzuen aurretik eta beno lehen esan dudan bezala erdibideko bat adostu dugu

hiru puntu planteatzen ditugu lehendabizi salatzen dugu espainiako gobernuak zerbitzu publikoen inguruan egiten

eta beste bi puntuetan jaurlaritzari ipintzen dizkiogu etxeko lanak beste norabide batean egiteko eta ez jarraitzeko egiten estatutik datorrena beti goitik behera eta behetik gora

zor zaie langile publikoei eta hori itzuli egin behar zaie eta lehen aipatu bezala epeak zehazten ditugu eta beste alde batetik negoziazio kolektiboaren aldeko apustua egitea benetako apustua egitea eskatzen da hurrengo puntuan kendutako galdutakoa azken

abiatuta berriro ere indartzeko deia
egiten dugu eskerrik asko arrondo anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea arratsalde on guztioi berriro ere

bueno entzundakoak entzunda bi gauza gutxi gora behera argi egia esanda

euzko alderdi jeltzalearen konpromisoa langileen aparteko soldata bi mila hamabikoa ordaintzeko konpromiso irmoa dela euzko alderdi jeltzaleak kudeatzen dituen erakundeetan langileek langile publikoek

kobratuko dute erakunde bakoitzaren ahalmen

eta bigarren gauza entzundako diskurtsoak harrituta

ez gatoz bat zuk egindako diskurtsoagaz inondik inora ere madriletik inposatutakoa dena bete behar dela guk betetzen dugu eta zuok agintzen duzuen lekuetan berdin berdin

berdin berdin baina gura baduzu behin eta berriro aipatzen dugu gipuzkoako aldundian egon zeren eta bakoitza erraztua

eta nik hemen hainbat aldiz esan dut montororen

ez da egon ez da egon eta zuek betetzen

bete behar dugu besterik ez daukagulako baina gure borondate politikoa argi eduki bat

zerbitzu publikoari egindako erasoak eta inondik inora ere jaurlaritzaren lehenengo asmoa dela hainbeste urtetan urteetan eta urteetan egindako

gure zerbitzu publikoak gure politika publikoak gure osasungintza gure hezkuntza mantentzeko

eta bigarren esan dudan moduan ordainketa hori egiteko

ordainduko dela eta horretan eusko alderdi jeltzalearen konpromisoa irmoa dela eskerrik asko eskerrik asko gorospe
zuzenketarik aurkeztu duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

cumpla eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz

llanos andrea ez naiz luzatuko lehen ere azaldu dudalako nola baloratzen dugun eta nola kokatzen dugun

nolabait alde batetik zerbitzu publikoa suntsitzen ari zarete leku guztietan eta beste alde batetik horrelako keinu bat egiten duzue elektoralki momentu honetan komenigarria zaizuelako

zuek benetan langile publikoen defentsan ari zarete ez da sinesgarria eta ez dut errepikatuko lehen ere aipatu dudana

entzunda entzundakoak egia da ere alderdi sozialistak ez dagoela inori ikasketa handiak emateko honen inguruan zeren murrizketak egin ditu bai psoek bai psek hemen

ehuneko bosteko jaitsiera lansarietan alderdi sozialistak egin zuen

artean eta hori errealitate bat da ere baina hemen momentu honetan jaurlaritzan eaj dago eta zuk esan duzu gorospe andrea zalantzarik gabe bi mila hamabiko aparteko ordainsaria ordainduko duela

egoera ekonomikoak aukera ematen dionean baina guk ez dugu uste momentu honetako egoera ekonomikoak aukerarik ematen ez dionik

ezin zuela besterik egin zuk behin eta berriro errepikatuko duzu leku guztietan mundu guztia gauza berdina egiten duela baina guk uste dugu hori beti ez dela

esateko beste modu batean ere egin direla gauzak bai aparteko ordainsariaren inguruan bai soldaten izozketen inguruan eta uste dugu momentu hau izan daitekeela zeren

hemen zerbitzu publikoekin egiten ari dena dago kolokan eta gu benetan horretan

ahuldu egiten ari direla ahultzen ari direla azken urteetan eta

eta hau lotuta dago aurrekontuekin zalantzarik gabe eta aurrekontuak lehentasun kontuak dira eta ez besterik eta lehen aipatu dut zorra ordaintzea edo

edo ez dakit zein partida zertarako ipintzea oinarrizko pertsonen oinarrizko gaien daude hezkuntzaren aurretik dago osakidetzaren edo osasunaren aurretik egon behar da ez dira lehentasunak izan behar eta lehen esan dut lan baldintzak oso lotuta daude zerbitzuarekin ordezkapenak ez egitea ez du bakarrik langileengan eragiten

eragina zerbitzuan eta horretaz ere gu behintzat ari gara hitz egiten eta hitz egiten ari gara baita ere adibidez enpleguaz bai zuek eusko alderdi jeltzaleak eta jaurlaritzak askotan aipatzen duzuen gaia eta baita ere askotan esaten duzuena lehenetsi egin behar dela eta lehenesten duzuela

erraza duzuela etxetik hastea eta etxetik hastea da zerbitzu publikoetan suntsitutako enplegua berreskuratzea eta hori aukera bat da

erabaki bat da eta egin daiteke beno harrituta zaude esan duzu bai alderdi popularrarekin

maila batean zeren zuk bota diozu adibidez alderdi popularrari ea dakien europatik zer esan dieten zazpi milioi euroko murrizketa egin behar dutela eta abar eta beno alde batetik erkorekak esaten du ez dagoela

aparteko lansaria eta beste alde batetik badirudi prest dagoela horiekin gobernatzeko madrilen eta ciudadanosekin orduan

harridura alde guztietatik egon daiteke zeren zaila da

ulertzea jendearentzat eta hori ere hor sartzen da eta bukatzeko esango nuke orain ere

datorren agendaren eta gaien inguruan eta arabera eztabaidatzen ari garela eta badela ordua baita ere zerbitzu publikoen eta langile publikoen inguruan hemendik hemengo erabakiak hartzeko eta horretarako ondo egongo litzatekeela hemengo errealitateari

adostea zer dugun nora iritsi nahi dugun zer behar den eta besteen agenden inguruan eztabaidatzen ibili beharrean gure agenda propioa egitearena eta horregatik erdibidekoan guk zerbait baloratzen baldin badugu positiboki da jaurlaritzari eskatzen zaiola bide hori
egitea hastea egiten besteak beste negoziazio kolektiboaren bitartez eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

zugaz hasiko naiz lehen amaitu dut eta orain nahi baduzu amaierarako utziko zaitut

zuk esan duzu zerbitzu publikoak kezkatzen zaituela ahultzen direla eta lehen esan eta berriro azpimarratu gura dut hori inondik inora ez jaurlaritza honegaz ez jaurlaritza honegaz behitzat ez

datorren urterako aurkeztu dudan lege proiektuak bihar aurkeztuko duena datuak

berrehun eta laurogeita hamalau milioitik ehun eta laurogeita bat milioi zorra ordaintzera zuzenduko da zuok

eta kudeatzen duzuen lekuetan egiten duzuen modu berean amortizazioren egutegiak horrela egin agintzen duelako gelditzen diren ehun eta hamairu milioitik

langileei ehuneko bata igotzeko eta beste kontzeptu batzuk ordaintzeko izango da ehun eta hamairu milioitik

langileei zuzenduta eta gelditzen diren besteetatik

kooperaziorako euskadira etorriko diren errefuxiatuei zuzentzeko

berrikuntzarako hamairu koma bost miloi horrela gelditzen den diru guztia zerbitzu publikoa eta herritarrentzat zuzendutako politika publikoa finantzatzeko

beraz uste dut ez daukala zentzu asko argumentu hau fundamentu asko zuk

jaurlaritzaren ildo estrategiko bat

kudeatzea ondo erakundea seriotasun eta zorroztasun ekonomikoa izan da lehendakariak berak behin eta berriro

printzipioetariko bat lansari osoa amaitzeko hori eusko alderdi jeltzalearen konpromiso irmoa berriro aipatu lansari osoa

ahalbidetzen duenean bai jaurlaritzan eta bai beste erakundeetan eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

euskal talde popularraren legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

hogeita hamasei ez hogeita sei abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bale bere osotasunean bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamasei abstentzio ondorioz onartuta geratu da